egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea urriaren lauko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat

adierazitakoari jarraituz julen bollain urbieta elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztutako mozioari dagokionez lanerako prestatzaileei buruz mesedez kamara hau eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek hitzartutako erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua lehenbailehen eztabaidatzeko eh bildu eta elkarrekin

aurrean hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

dagoelako irtenbide bakarra ez dagoelako dirurik soldatak ordaintzeko eta pasa den ostiralean esaten genuen

denbora agortu dela eta norberak aztertu beharko du zein izan den bere papera bere jarrera

eusko jaurlaritzaren jarrera ez da bakarrik aldakorra izan erantzuna emateko epeak luzatu ditu denbora agortu arte

eta atzo tapia sailburuak esan zuen ez dagoela inbertitzailerik

eta atzo ezagutu genuen langile guztiak kaleratuko dituzte bi aste barru

eskatu genion tapiari konpromisoa la naval erreskatatzeko parte hartze publikoa derrigorrezkoa da ezinbestekoa da

baizik eta gehienengoa elkarrekin podemosetik parte hartze publikoa posible dela uste dugu eta ez bakarrik partziala osoa ere posible da inbertitzaile pribaturik ez baldin badago irtenbide bakarra da publifikazio osoa horrexegatik mozio honetan eskatzen genuen txosten bat aukera guztiak aztertzeko baina orain eskatzen

itsasontzi baten argazkia erakusten hasiko naiz hau da

bere garaian la naval ontziolak egin zuenean munduko dragarik handiena izan zen hau da amalia la naval ontziolak egin duen itsasoan jarri duen azkeneko

azkenengoa momentuz eta agian izan daiteke ontziola honek egiten duen azken ontzia

eta oso esanguratsua da irudia bizkaiko zubipean edo guk ezkerraldean deitzen dugun portugaleteko zubipean ateratzen hau izan zen ontziola honen gaitasunaren erakustaldia

gaitasunarekin jan de null armadorearentzat egin zen bi mila bederatzi urtean vox amalia

jarri zen itsasoan oraindik ez dago amaituta santanderren amaitzen ari dira baina esan dudan moduan eta ekiditen ez badugu izan daiteke la naval ontziolak egiten duen

esa pérdida será irreversible galduko dira enpleguak ere enplegu asko atzo

ezagutu genuen ehun eta laurogei zehatzagoak izateko baina badakigu bolumen osoa askoz handiagoa dela lehen aipatu dut industria laguntzailea itsasontzi bat

bi mila pertsona baino gehiago lan egin dezakete ontziolan eta baita ere era ez zuzenean zeharka sortzen diren hainbeste enplegu ere desagertu

bi mila enpresa laguntzaileetan eta ehunka agian milaka ere zeharka adibidez en estos días

por el efecto de succión se van a ir también a pique eta ezkerraldearen egoera ere aipatu behar dugu berriro eta askotan ematen du demagogoak garela baina eske askotan errealitatea

ezkerraldean egoera oso larria da ezkerraldeak jasan du desindustrializazio prozesu basatia eta gero jasan du instituzio guztien utzikeria

becerra jaunak aipatu duen moduan akordio hau onartzerakoan

egia da akordio hau ez dela nahikoa baino nahiago izan dugu batzen gaituenaren inguruan akordio bat egitea

pentsatzen dugu azken ekarpen bat egin behar dugula eta gainera ikusi dugu gobernuaren partetik azken egunotan

aldaketa batzuk agertu direla lehen ezinezkoak zirudien gauza batzuk orain badirudi aintzat hartzen direla eta posibletzat jotzen direla eta horregatik sinatu dugu akordio hau

baliabide guztiak baita ere ekonomikoak jartzea gobernuaren partetik

irtenbide bat eta bide orri bat diseinatzeko txosten juridikoa egin nahi duguna bermatzeko eta gobernu zentralari apelazioa egiten diogu honetan ados gaude baina badago gauza bat

eta da lehen ere aipatu da eta berriro aipatuko dut ezin dugu pentsatu orain dena dagoela inbertsore pribatuaren aparizioaren menpe

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatu gara euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi ezer baino lehen gure elkartasuna krisiari aurre egiten jarraitzen dion enpresa bateko langileei

enpresa horretaz behin eta berriro hitz egin dugu ganbera honetan

pues no estaríamos en la situación actual arduradun zuzenek ez dute konponbiderik aurkitzen jakin edo ez dute nahi izan eta ondorioz

izan behar da guztion artean irtenbide bat topatzea zaila badirudi ere

hitz egiten jarraitzea nahi dugula bereziki enpresa akziodunen eta langileen bidez eta euskadiko eta estatuko

ondorioz helburua da la navalentzako konponbide bat bilatzea denon artean baina komunitateko arauen baitan eta konfusioa sortzen duen demagogiak albo batera utzita

casanova jauna nire aipamena autogobernuari ez da izan alderdi popularraren aipamena bezalakoa ni

eta gero eta autogobernu gehiago hobeto baina zuk esan duzu para defender nuestros intereses ezer ez egiteko

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaitu denez

elkarrekin podemos eh bildu euskal talde popularra euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

interes turistikoko jaia izendatzea arautzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren

eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

sailburu legebiltzarkide jaun andreok egun on guztioi

guretzat berdin dira astea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia ez dakit horrenbesterako den baina egia da gure jaiak gure nortasunaren adierazle direla

eta arestiren hitzei jarraituz bide onetik baldin bagoaz jakin dezagun zergatik zergatik eta batez ere zertarako porque

beste jaun ez dugu jainkoa baizik atzekoari ostatua ematen diegu

gure semeak eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna

eskerrik asko señora presidenta egun on denoi

eguerdi on egun on guztioi aitortu beharra daukat ekimen hau honen berri jaso genuenean ez geniola garrantzi handirik eman eta

kide batek galdetu zidanean ea nork eraman behar zuen gaia esan nion nik eta

izango da gero atzo bertan gaia prestatzen hasi nintzenean eta horren inguruan hausnartzen hasi nintzenean bizitzaren gauza gehienetan bezala honen atzean pisuzko kontuak daudela ere

ondorio horretara heldu nintzen eta orduan gaurko honetan azaldu nahiko genuke zergatik guk ez dugun egindako erdibideko hori babestuko horretarako nahiko nuke italiako iparraldera hegan egin eta veneziako erroma plazara edo calatrava zubira badakizue gaur egun pasatu nahi dutenek bertara

igaro behar dutela beti ez noiz data zehatz batzuetan check point horiek pasatu behar dituzte

da bere inauteriak bere jairik

mundu osoan zehar gehien ezagutzen direnak hala turista gehiegi

itxiko dituzte eta noski eta normala denez

hartzea hiriko alkatearen aldetik eta beraiek uste dute agerian uzten duela horrelako neurriak hartzen direnean hiria bera eta beraien

dela eta gainera oso nik uste dut ilustratiboa dela nola beraiek aipatzen duten mozorrorik ikusiena gaur egun veneziako inauterietan dena turistaz mozorrotutako gurpildun maletak daramatzaten

bertatik baina ez dugu zertan hain urrun joan behar eta oraingo honetan joan gaitezke trenez baionara joan gaitezke eta nola

sarrera ezarri zioten baionatik kanpo zetozen jendeari zeren guztia turismoaren izenean egiten denean eta ez baldin badira beste elementu batzuk aintzat hartzen gerta daitezke masifikazio edo gentrifikazio horiek precisamente jai horren kontra edo elementu patrimonial

bihurtzea baina gertuago daukagu eta nik uste dut eta oso paradigmatikoa dela

ondoren jarriko dudan adibidea elantxobe eta magdalenak ditugu bi milagarrena

eta orduan arabatik bizkaitik eta gipuzkoatik

madriletik eta andaluziatik ere etortzen ziren autobusak eta gogoratu dezagun elantxobe dela gaur egun hirurehun eta hirurogei biztanle duen herriak orduan biztanle

en dicha enmienda eta azkenean hori gertatzen denean

ikuspegi honek bizitzeko tokia dena kontsumitzeko gai bihurtzeraino eraman dezake

urtean zehar tokian tokiko arazoak alderatzen diren eta gizonen eta pertsonen kohesioaren onerako izaten diren egunetan eta beraz planteamendu honen atzean dagoenarekin ez gaude konforme ez gatoz bat

onenak baina gainera eta corcuera andreak aipatu izan du ez dugu oso ondo ulertzen eskaeraren zergatia momentu honetan aurki izango dugulako euskal autonomia erkidegoko

aurreratua dagoen lege hori eta bertan bai emanaldi tradizionalak eta oroitzapenezkoak eta baita ere jai ekitaldiak besteak beste babesteko kategoria zehatza bezala jasoak izango dira corcuera andreak aipatu duen bezala hamaikagarrena artikulu horretan artikulu horretan

eta emanaldi bakoitzaren inguruan erregistroan inskribatu ahal izateko eta horretaz gain ondare horrentzat kaltegarria

ez diogu ez hanka ez bururik momentu honetan jaurlaritzari eskatzen zaiona eskatzea

hor jaso ahal izango dira ea agian jai batzuentzako ekitaldi batzuentzako komenigarria izango litzateke potentziazio turistikoa ematea

beste kasu batzuetan baliteke ezetz eta nik uste dut hori eta ikuspegi hori turismo departamentuak ez duela aintzat

baloratzeko orduan nik uste dut inbentario hori beharrezkoa dela jaurlaritza honek

beste pausu batzuk eman aurretik inbentario horretan besteak beste

lehenetsi egingo delako eta hori izango delako aurretik jarriko dena eta guk uste

intereses euskal herriko jaien inguruan guk uste dugu eman beharreko eztabaida beste mota batekoa dela hain zuzen ere gure herrien eta hirietako jaien nortasunaren inguruan eta eredu festiboaz baina beti

zuek sinatutako emendakina edo transakzionala ez dugu babestuko

eskerrik asko eskerrik asko estarrona jauna erantzuten txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

labur labur estarrona jauna ikasle txarrak bezala esan diguzu atzo gaia prestatzen hasi zinela eta gaur iruditu zait ez diguzula kasu gehiegirik egin

debatean sartu baititugun neurriak justu zuk planteatu duzuna egiteko dira hau da guk ez dugu nahi besterik gabe halako fiesta turística xedapen bat egin inolako jantzirik gabe eta horrexegatik sartu dizkiogu alde batetik turismo kontsumo

eta komertzioko plan estrategikoaren ez dakit nola esan salbaguarda hori eta bestetik euskadi basque country

ez da venezia ezta baiona ere eh niri orain sortzen zaidan duda da ni baionako jaietara joaten naizenean zer izango ote naizen turista naizen

que los de venecia nire lehenengo agerraldian ez dut esan baina gu zeharo ados gaude zuk planteatu

legeari buruz eta nik uste dut gure taldekideekin lan nahikoa daukazuela eta ondo egingo duzuela patrimonio

antzerako iritzia daukagula gai honen inguruan baina gauzak ez dira beti nahastu behar ezin dira beti nahastu turismoa eta kultura turismoa eta jaiak bakoitzak bere esparruak izango ditu eta hori da gaur gobernuari

garatu hala badagokio erregelamendu bat non ondo arautzen den

nahastu behar adibide bat adibide zehatz bat jartzearren

baina ez dut jairik ospatuko eskerrik asko legebiltzar buru anderea eskerrik asko grajales jauna

eskerrik asko estarrona jauna eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu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

hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena enpresetarako berdintasun ziurtagiri bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den etxebarrieta andrea dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

bi mila hemezortziko albisteak dira hauek bat beasainen eta irunen sartu diren ehun eta hirurogei langile berrietatik zazpi baino ez dira emakumeak aukera berdintasunari buruzko hitzarmeneko enpresa oneko hitzarmeneko

emakumeak enplegura sartzeko errazteko borondatea jasotzen duenaren arabera emakumeen kontratazio berriak eta hautagaien kopuruak posible egiten badu

izan daitezke eta halaber ofiziozko lanbideetan hau da tailerretan ratioa hobetzeko borondatea erakusten du laurehun emakume

de todas las sanciones laborales que pone bost soldata arrakala ez da lan beragatik ordain ezberdina ematea bakarrik are gehiago hori

berdintasun legeek hala baitiote ez da lege falta eurek adostutako legeak aurrera eramateko borondate politikoa falta da

ulertu dugula zein den ideia enpresek gizarteko eragile garrantzitsuenetariko moduan izugarrizko ardura dute ezberdintasuna

edo hau aldatzeko garaian eta hona ekarri dugun hau proposamen konstruktiboa da posibilista eta beharrezkoa beharrezkoa ez duelako balio betikoarekin jarraitzeak ideia berriak behar ditugu bi mila hemezortziko titularrak bi mila hemeretzian

agian beste edozerk balioko luke beste edozer egin beharko genuke baina saiatu behar dugu saiakera bat da hona ekarri duguna

zeinak eragile eta adituen laguntzarekin enpresek betebeharreko gutxienekoak izendatuko zituen eta beti zigorrarekin gaudela

eta horri ezetz esango diozue gaur saiatu gara

eta elkarrekin podemosekin batera sinatutako erdibidekoak hori erakusten du ziurtagiri hori egun existitzen den entidad colaboradora para la igualdad batzen baitugu aztertu itzazue mesedez hasierako proposamenak hemen dituzuenak eta lortutako bi erdibidekoak jarraituko dugu

seguimos o nos atrevemos bizitza honen marko unibertsala lortu behar dugu

desberdintasuna edo baztertzea suposatuko ez duelarik sistema honen baitan beraz pertsonak erdigunean egon ordez etekin ekonomikoak jartzen dira etekin hauek bizitzen kontra jotzen dute pertsonen ezberdintasunak ezabatu nahi dituzte eta indarkeria egoerak bultzatu emakumeok prekarietateari ez diogu soilik azken urteetan erantzun behar izan aspaldikoa da kapitalismoak eragindako arrakala soziala eta generokoa

euskal herriko mundu martxak esaten duen moduan eta hona askotan

emakume aurpegia dute segregazio horizontalaz eta bertikalaz hitz egiten du

soldatak kaskarragoak direla adierazten du bertikalak berriz

frogatua dago eta lehenengo albistean adierazten zen moduan emakumeak zorrotzago epaitzen dira kontrataziorako nahiz maila igotzerako garaian krisitik ateratzen ari garen momentu honetan zulotik burua ateratzen ari den perfila gizonezkoarena da eta komila handiekin iazko urteko datuei begiratzen badiegu

arrazoietako bat segregazio horizontalarena da krisi garaian maskulinizatutako sektoreek

industrian lanpostu gehien sortzearekin batera gizonezkoen langabeziak behera egin du eta bestea emakume sektore prekarizatuek egoera horretan jarraituko dutelako lehen eta orain etxeko langileen kasua da adibidez

industria enpresa batean emakumeen parte hartze txikiaz

ekarri dugu hona enpresek daukaten parte hartzerako eta enpresek daukaten lanerako ardura erdigunean jarriko zuen ziurtagiri bat

orain momentuan daukagun erdibidekoan dagoenari buelta bat ematea eskatzen dugun proposamen hau eta beraz edo denak

emakumeok prekarietatean geratu daitezela ziurtatzeko dena berdin mantentzen dugu edo ausartzen gara ausartzen gara

ausartzen gara jendarte justu batengatik ausartzen gara pertsonak erdigunean izango dituen politika batengatik ausartzen gara

oinarri batzuk identifikatu eta zehazten ditugu eta borondateaz gain gutxienekoak zehazten ditugu edo denak berdin

duzue guk dena eraldatu nahi dugula eta horretarako ausartzeko hanka sartzeko erortzeko eta bidea egiten jarraitzeko
prest egotearen alde bozkatzen jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

vamos a votar eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

eskerrik asko garrido anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

enpresetarako berdintasun ziurtagiri bat sortzeari buruzkoa zen

gure partetik behintzat gaurko eztabaida zehazterako orduan otsailaren hamaikako hamaika barra bi mila hamalau dekretua emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea aitorpena arautzen duena oinarri izan dugu

nahiz eta jatorrizko proposamenean berdintasun ziurtagiri bat sortzeko beharrizana jaso gaur egun euskadik badu aipaturiko dekretu

emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakunde bezala aitortza bat

emakumeen eta gizonen berdintasuna ahalbidetzen duten baldintzak sustatu nahi dira bai eta berdintasuna eragozten duten oztopoak kentzea ahalbidetzen

eta aukera eta tratu berdintasunaren alde gizartean eta lan eremuan sor daitezkeen ekimenak bultzatuko dira eta tresna hau nabarmentzeko aukera ba ez dut galdu nahi momentu honetan betiere hobetzeko

aitortuz eta enpresek ere bai beraien partetik asko daukatela oraindik ere eta oso garrantzitsua da hauen parte hartzea erdibideko bat sinatu dugu talde sozialista eta talde popularrarekin bat erdibideko honetan besteak beste aipaturiko dekretu honek jasotako

eskatzen du kontratazio publikoan berdintasun klausula gehiago jaso daitezela enpresei berdintasun planak eta diagnostikoak burutzen laguntza ematea eta kontziliazio korresponsablearen inguruan hitz egiten

berdintasunaren alorrean ba beste funtsezko oinarrietariko bat hirugarren puntu bezala

portal concilia euskarriari bultzada eskatzen diogu enpresei eman ahal izateko laguntza tresna eraginkor bezala gure taldeak baikorra du gaur lortutako akordioarekin konforme nahiz eta erdibidekoa laburra dela dirudi barneratzen dituen kontzeptuak

eta berdintasun erreal eta eraginkor bat lortzeko bidean norabidea zein den finkatzen baitu gaurkoan esparru zehatz batean enpresa mundua

beti esaten dudan bezala guztion artean elkar lanean egunero apurka apurka emandako

hurbiltzen baikaituzte gizon eta emakumeen arteko

eh bilduk eta elkarrekin podemosek beste erdibideko bat sinatu dute gaur ez dugu babestuko logikoki gure erdibidekoa babestu behar dugulako baina penaz

heltzetik gertu egon garelako azkenean ez da posible izan edukian fondoan legebiltzar hau osatzen dugun talde guztiak ados egon arren tamalez nire ustez talde ezberdinen posizio ezberdinetatik

egokiarekin ematen ez dugu asmatu gaurkoan etxebarrieta andreari berak esaten zuen bere parte hartzean ez gaur bozkatuko dugu berdin jarraitu edo aurrerantz egitea nik ez dut hori konpartitzen ez dugu horrela ikusten zuen talde bien artean euskal herria bildu eta elkarrekin podemosek sinaturiko erdibidekoan jasotako hainbat egoera hainbat ekintza gure erdibidekoak jasotzen ditu modu laburtu batean

bertan modu oso zehatzean agertzen dira ezaugarri asko guztiak deskribatuta jasota ez daudenak

eta eusko jaurlaritzak dagoeneko edo martxan ditu

edo dagoeneko lantzen hasiak dira gai horren inguruan beraz

finkatzen dutenak guzti hauek nahiz eta tamalez gaur aho batez akordio batera ez akordio hori ez hartu edukian eta taldeek hartu beharreko bidea norabide berdinean doala hori ikusi egiten da gaurkoan hori positibotzat hartzen dugu eta

gurean zuen erdibidekoan jasotzen dena ez azaldu esan dudanez

dagoelako eta modu laburbilduan ez dagoena konpromisoa baitago

jaurlaritza horretan lanean ari dela beraz

gaur aurrerantz egiten dugu denok besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

elkarrekin podemos taldeko hernández jaunari bai esatea lehenengo txandan esan ez dudalako eskerrak ematea egindako osoko zuzenketagatik bere garaian dagoeneko adierazi nizun moduan uste dut guk hasieran geneukan ideia hori asko hobetzen zuela zehazten zuela eta pribatuan esandakoa ere publikoan ere esatea uste dut garrantzitsua dela eta oso

eskerrak alde horretatik alderdi popularrari garrido andrea uste dut ez dakit akordioa badakit baietz irakurri ote duzun baina

berdintasun planetan kontziliazio neurriak ere bai sartura daude

soilik garatzen zirela eta aurre urratsak ematen zirela adierazi dizuet hasieran ematen nuen edo egindako hitzartzean orduan

kontziliazioari garrantzia ematen diogula baina gaur enpresetarako berdintasun ziurtagiri bat sortzeaz ari ginen ez kontziliazioa soilik

eta gainera adierazi dizugu prest ginela zuek gehitu diozuen hirugarren puntu hori concilia portalarena gehitzea eta proposamen bat egingo dizut zure

hitz egiteko badaukagula eta badagoela bere horretan zuk egiten zenuen zuzenketan badagoela legez besteko proposamen konkretu bat baina guk gaur ez genuen kontziliazioaz bakarrik hitz egiten hitz egiten genuen enpresetan berdintasuna zehazteaz berdintasuna garatzeaz

ez gara soilik gure bizitza pertsonal eta familiarra kontziliatzeaz arduratu behar

badago ere bai baina emakumeak hori eta gehiago gara eta uste dut gaur

ze haztapen konkretu bat egiten zela eta guk gehiago nahi genuen eta

gainera adierazi den moduan guk hasieran ziurtagiri berri bat sortzea eskatzen genuen eta esaten zaigu entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres existitzen da eta esaten dut benga arrazoia goazen horri heldu

y en la obtención de subvenciones pena handia pena handiarekin nik uste dut gaur gaia hona ekartzea eta mahai gaineratzea eta honen inguruan eztabaidatzea garrantzitsua dela baina pena handia dut

banatzen gaituenari denbora asko eskaini diot uste dut alderdi popularrak zeukan ideietik

hor badaukagu zerk ezberdintzen gaituen eta pena izan da ezberdintasun horiek zentralitate gehiago hartu dutela

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko garrido anderea euskal sozialistak rojo andereak ez dut hartu behar euzko abertzaleak

eh bilduk eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi

beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

kontrolatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den hernández jauna zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen txanda otamendi andrea zurea da hitza

lehenengo hitzak badakit ez duela gaiarekin inongo zerikusirik

gipuzkoarren interes orokorra defendatzeagatik epaitu dituztenak

arrazoia eman die beraz zorionak bioi eta gaira bueltatuz gaur egungo jendartearen kezka nagusietako bat argi dago enplegua dela batetik eta nagusiki enplegu falta

ezin bizia la navaleko langile eta orokorrean ezkerraldeko langile eta familia

entzun duguna edo komentatu dena soluziorik aurkitu ezean gainera

baina baita ere egun dauden enplegu askoren eta sortzen ari diren enplegu berri askoren kalitatea soldata eskasak

kontratu partzialak kontraturik gabeko lan jardunak aparteko lan orduak lan arriskuen prebentzioan gabeziak lan istripuen gorakada

luze bat eta puntu honetan ezin aipatu gabe utzi noski atzo bertan zendu zen

langilearen drama datu ofizialen arabera aurtengo berrogeita hamazazpigarrena hildakoa gure

eta lagunei eta esandako guzti hau gazteen errealitatera ekartzen baldin badugu

aurrean gaudela etorkizuna oso gordina ikusten duen belaunaldi baten aurrean

edo bere formazioarekin bat datorren lan bat ezin aurkitu dabiltzan gazteak egoera honek dakartzan ondorio guztiekin noski ezin

ezin bizitza proiektu bat aurrera eraman ezin familia bat osatzeko pausua eman

jendartearen zahartzea eta hemen ere eta abar luze luze bat eta gazte hauei gainera emakume aurpegia jartzen badiogu ba zer esanik ez lanbideko

txosten batean jaso dutenaren arabera emakume gazteen enplegu tasa gizonena baino bost puntu baxuagoa da formakuntza eskasena dutenen artean

izugarria ehuneko hogeita bat gutxiago kobratzen dute emakume gazteek

gizonezkoekin alderatuz goi mailako ikasketak dituztenen artean emakumeen langabezia ia hirukoitza da

luze bat talde ezberdinen partetik behin eta berriz esan den bezala ez gaur soilik gai honi buruz

eztabaidatu baita prekarietatearekin amaitzeko neurriak hartzea ezinbestekoa da eta neurri horietako bat da lan baldintzak eta

kontrola gaurkoan elkarrekin podemosen aldetik ekarri duena eztabaidagairako lan harremanen

lan baldintzen eta lan arautegiaren kontrolaren funtzioa lan ikuskaritzari egozten dio ondo definitua dago

gustuko izan edo ez baina ez dut esan nahi honekin funtzio horiek ezin direnik birdefinitu

nik gustura berraztertuko nituzke funtzio eta ez soilik funtzioak lan harremanen esparruko

nuke gustura baina hau noski ezinezkoa da ez daukagu eskumenik ez daukagu adibidez lanbide arteko soldata minimoa finkatzeko eskumenik ere gaur espainiako gobernuaren aurrekontuak

adostu dute zein izango den lanbide arteko soldata minimo hori honetarako ere

ere behar dugu lan harremanetarako esparru propioa eskumen legegile eta betearazlea euskal autonomia erkidegoaren esku izango

oinarri eta printzipioetan adostua dagoen moduan eta

jaso duguna jaurlaritzari eskatuz espainiar estatuarekin berehala negoziatu dezala lan harremanei dagozkien eskumen guztiak berehalakoan eskualdatzea

eta espainiar estatuari eskatu behar lan ikuskaritza indartu dezala beharrezkoak diren lan ikuskari eta ikuskari orde plaza berriak sortuz ba legebiltzar honek jada eskatua duen bezala osoko zuzenketan

dudana pasaden maiatzaren hamazazpian lan ikuskaritza indartzeko aurkeztu genuen legez besteko proposamen baten ondorioz aho batez onartu zen batetik lan arriskuen prebentzioan lan egiten duten ikuskatzaileen kopurua areagotzea

eta beharrezkoak diren postu berri guztiak sortuz eta bestetik laneko segurtasun eta osasuneko ikuskari ordeak eta gure erkidegora transferitutako gizarte segurantzako eta laneko ikuskaritza indartzea behin estatuak bere funtzioen erregelamendua ezarri ondoren hamabost egun dela luzatu nion galdera

akordio hau betetze aldera eman diren aurrerapausoei buruz baina beno oraindik ez dudanez datan dago oraindik ez dugunez erantzunik jaso ba

egingo diogu eta beno egia da lehen hernández jaunak ere esan du eta

inoizko ikuskari kopururik handiena daukagula gaur egun euskal autonomia erkidegoan baina begi bistakoa da egiari zor

nahikoa ez dira iristen duten lan sama handiari behar den bezala edo komeniko litzatekeen bezala aurre egitera ez dira iristen

beste modu batera ere osatu daiteke uste dugu

administrazio guztien koordinazio integrala bultzatzeak eta baita langileen ordezkariekin elkarlana sustatzeak ba gaur egun arlo honetan lortzen diren emaitzak

eta horregatik jaso dugu puntu hau gure zuzenketan baina udalei kontrol funtzio hauek ematea

zalantzak ez behintzat arlo horretan eskumenik ez dugun bitartean

eta ondoren aztertu ahalko genuke neurri honen egokitasuna beti ere udal legean

finantza nahikotasun printzipioa bermatuz udalena ez den eskumen bat egoki garatzeko eta hau bereziki garrantzitsua da udal txikienetan kontutan izan behar baitugu horrelako proposamenak aztertzerakoan gure udalerrien errealitatea zein den hiri eta herri oso handiez gain ba industria asko dituzten herri txikiz osatua dago gure lurraldea osaturik daude gure lurraldeak beraz

kontuan izan beharko litzake halako proposamenak egiterakoan eta ez dugu garbi ikusten ere ertzaintzari eta udaltzaingoari arlo honetan

eta lan ikuskaritzako unitate espezifiko berriak garatzeko akordio bat sustatzea lan ikuskaritzarekin polizia bakoitzak

eta ezin ditugu hauek nahastu disfuntzioak sortzeko arriskua izango genukeela ulertzen dut

egia da egun esku hartzen duela lan harreman esparruan baina beti ere ba polizia judizial bezala epailearen aginduz ba tipifikaturik dauden ikerketetan eta unitate bereiztu berriak sortu sortzen ditu eta sortu ditzake noski baina beti ere delitu horiek

ondo aztertu eta batez ere ondo adostu behar da batez ere

amaitu nahiko nuke esanez lan baldintzen eta lan araudiaren

baina ezin garela horretan geratu behin baino gehiagotan esan dugun bezala prebentzioan sakontzea ere funtsezkoa delako eta

puntu askotan ere jarri behar ditugula indarrak eta beno esan dudanarekin suposatzen dut ondorioztatuko zenutela eta

ez dugu babestuko podemos taldeak aurkeztu duen legez besteko proposamen hau saiatu gara adostasun puntu batera iristen baina beno ezinezkoa izan da eta ea beste batean posible

otamendi anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua

egun on denoi eajrentzat enplegua bere jarduera politikoaren

enplegu gehiago eta kalitate hobekoa sortu eta mantentzea zuzeneko helburu duten politika ekonomiko eta sozialak lehenestera

eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

aclarar en su caso eh bildu nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos anderea erantzunen txandara pasatuz

euskal sozialistak sánchez andrea sozialistak bai zurea da hitza

por la buena línea nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamaika boto

ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hemezortzi boto aldekoa cincuenta y cinco contra beraz

azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa hamaika contra hemezortzi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa jarraian

nesken nazioarteko eguneko adierazpen instituzionala nazio batuen batzar nagusiak bi mila hamaikako abenduan urriaren hamaika izendatu zuen nesken nazioarteko mundu osoari gogorarazteko eta zabaltzeko neskek haur naiz nerabe

bazterketa egoerak berdintasun eza eta indarkeria matxista pairatzen dituztela

hala ere kontuan izan behar ditugu euskadin argitaratutako ikerlan datuak adibidez isei iveirena

edo tratari sexu abusuei eta sexu esplotazioari buruz egindakoak

sozialek eginak horiek denek erakusten dute neskek emakume